arratsalde on berriro ere guztioi eta

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

arratsalde on denoi bueno hitzartzearekin hasi aurretik
lehenengo momentuak aprobetxatu nahi nituen osakidetzako langileei berriro ere eskerrak emateko bihotzez eskerrak emateko egiten ari diren esfortzu guztiagatik hasi garbitzaileetatik mantenimendukoei

aztarnariei ere datuak biltzen ari diren guztiei eta gaurkoan ere ez ditut ahaztu nahi eta pena bat da osasun sailburua bertan ez egotea baina bere alderdikideek

gaurkoan ere eskerrak eman nahi dizkiedalako osakidetzako arduradunei osasun saileko

kontziente naizelako orduak sartzen ari direlako

hartzeko zereginetan eta hilabeteak gogor doazelako guztiontzat eta oraindik ere bide luzea dugulako egiteko eta ea bidearen punturen batean elkarrekin aritzea

berandu baino lehen guztion hobe beharrez gaur eztabaidara ekarri ditugun hiru puntuak hiru neurriak deseskaladatik behin eta berriro mahai gainean jarri ditugun puntuak

gardentasuna datu guztiak publiko egitea eta egunero egitea datuen bilketa identifikazioa eta azterketan hobetzeko

ezagutzen datu guztiak ez direlako egunero publiko egiten eta oraindik ere makina bat datu eskuratu gabe ditugulako bildu gabe

neurrien eta planifikazioan eta diseinua egiterakoan bigarrena kutsadurak zein esparrutan non eta nola ematen diren eta zein portzentajetan ematen diren alegia iturria identifikatzea eta horretarako aztarnarien ekipoaren ondoan ikerketa ekipo bat

eta horrez gain aztarnarien parametroak ere erabiltzen dituztenak gaur egun hobetzea eta hirugarrena herritarrei begirako sentsibilizazio kanpainak egitea egoera erreala ezagutu testigantzekin nahiz eta

hurbilean ikutu gaituen batzuei lehenago beste batzuei gogorrago

honen inguruko testigantzak jaso genituen covid hemeretzi iraunkorreko euskal herriko kolektiboko kideak izan genituen eta azaldu ziguten detaile guztiz behin gaixotasuna pasata ere

ditzaketen oso modu gogorrean guretzat euskal herria bildurentzat lehentasuna izan da eta da ikertzea eta bitartekoak jartzea ikerketa horretarako alegia kutsadura zein esparrutan non eta nola ematen diren ezagutzeko

ezin dela egin eta egon garen egoeran ezin zela egin azken egunotan

zoritxarrez gaur egun eaen ez dela egin ministerioko txostenetara joaten bagara eta autonomia guztietako informazioa ematen duen tokian

eta hori azkenengo boletinean bertan abenduak bikoan

ez dituela ematen eta beste erkidego batzuekin alderatuta

dakitenean egia da ministeritzara informazioa bidaltzerakoan bidean galdu daitekeela baina egia da ere guk ez ditugula ezagutzen

astero astero osasun batzordean asteazkenetan mahai gainean jarri dugu gai hau

orain dela bi aste esan zigun azterketa txiki bat egin zutela zentzu horretan eta hainbat datu eman zituen ehuneko hamalau ikastetxeetan gertatzen zela ehuneko hogeita zazpi eremu sozialean

etxeetan eta gainerakoetan soziosanitarioan eta lantokietan eta kutsadurak askoz ere baxuagoak zirela baina zenbakiak beste era batera egiten baldin badugu ere ikusteko eh

ditugun eta ikusteko gaur egun nola eaen ez den egiten azken zazpi egunetako datuak hartzen baldin baditugu hartu erreferentzia bezala boletina joan atzoko boletinera sintomak izateagatik ehuneko hogeita hamabi koma bederatziri egiten zaie froga kontaktua izateagatik

proba eta hogeita bat koma bat ez dakigu ez ditugu ezagutzen beraz kontaktuak ehuneko berrogeita sei bat ditu bai ehuneko berrogeita hamarren bueltan

aztertu dezakegu ikertu dezakegu eta hori egin izan bagenu egingo bagenu urrats handia emango genuke eta horrek lagunduko liguke jakiteko neurriak non

kirurgikoagoak egiteko eta gainera hainbat eztabaida antzu ekidingo lirateke adibidez ez zen eztabaidarik egongo

zeren edukiko genituzke datuak eta datuak argiak gainera lehen esan dudana badakigu transmisioa komunitarioa denean hori ezin dela egin

eta espero dugu horrela izatea eta berriro goranzka ez

planifikatu dezakegu prestatu daiteke ikerketa taldea osatu eta lanerako metodologia diseinatu daiteke horrekin batera lehen esan dudan bezala aztarnarien parametroak egokituz

eta gainera aldi berean jo izugarrizko laguntza izango lukete aztarnariek ikerketa lantaldearekin eta bitarteko hau izango litzateke gakoa bai labiarentzat

baita politika publikoak legitimatzeko ere eta erabakiak legitimatzeko ere hilabeteetan indar handia jarri dugu lehen esan dudan bezala gai honetan eta gure udalerri pare batetan ere egin dugu esperientzia bat

ehuko ikerlariekin durangon adibidez baina garbi

datu gehiago manejatzen ditu eta makineria oso ondo engrasatua egon behar da bai eta horretarako ikerketa

ikerlariak izan daitezke osasun saileko epidemiologoak izan daitezke

pozik gaude pozik gaude lortu dugun akordioarekin akordio horretan jasotzen delako alde batetik aztarnari ekipoaren ondoan ikerketa talde bat gehitzea identifikatu eta aztertuko duena kutsadurak zein esparrutan ematen diren eta iturria zein den eta bestetik

hobetzen jarraituko dugulako gaurtik aurrera akordio hori betetzea espero dugu eta haizeak ez eramatea eta guk jarraipena egingo diogu bete dadin eta espero dugu ere betetzeko gai izatea eta orain hartu diren erabakiak

ondorio negatiboak ez izatea eta berriro ere ez aurkitzea urtarrilean transmisio komunitario baten aurrean ze benetan hori guztiontzat kezkagarria izango

edukitzea eta bitarteko guztiak jartzea osasun estrategia zehatz batetan

atzetik ez birusak ez dituelako oporrak ezagutzen birusak ez dituelako gabonak

ezagutzen pena bat izan da datuen gardentasunaren inguruan akordiorik lortu ez izana

ikuspegi desberdinak ditugula eta

datuen inguruan kontziente gara kontziente gara ba agian datu batzuk

ezinezkoa dela baina egunero ezin baldin bada ba astero egin daiteke edo bueno kontziente izan gaitezke ere

egunero publiko egiteak ez duela horrelako garrantzirik baina aldi berean

oso argi daukagu datu guztiak publiko egiteak duen garrantzia bai herritarrentzat bai gobernuan daudenentzat azkenean datu horiek publiko egiteak eta gardentasunean hobetzeak

zilegitasuna emango dielako herritarren aurrean eta hori politika publikoetan

kontzientziazioan errealitatea ezagutzen lagunduko

hartzerako orduan ulertzen eta adibidez jakingo bagenu tabernetan jatetxeetan kutsadura ematen den edo ez

hori datuetan ba horrek zalantzarik gabe guztioi lagunduko liguke edo agian lantokietan ikertuko bagenu ba zer gertatzen den ba neurriak lantokietara begira jarri beharko genituzke

ulertzen datu guzti horiek izatea oso oso inportantea oso inportantea da

saiatu gara ondorengo datu hauek publiko egitea eta

bat non eta ze portzentaietan ematen diren kutsadurak baina espero dut gaur

egingo direla bestea eskatzen genuen kutsaduren kontaktu eta isolatuen zenbakia eta badakizue zergatik eskatzen genuen hau zeren

ematen duen datua da positiboko lau kontaktu eta ministerioko txostenera joaten bazarete eta azken hiru asteetako datuak ikusten baldin badituzue

eskatzen genuen ere jakitea ospitaleetan ingresatzen direnean

herrialdeka positibitate portzentaia jakitea ez dut uste gehiegikeria bat eskatzen genuenik

emateko gaurkoan urrats bat eman dugu ez da erraza izaten ari gai honen inguruan urratsak elkarrekin ematea

epe motz batean urrats gehiago ematea elkarrekin eta

partekatzeko eta bukatzeko esan beharra daukat espero dut akordio honekin ez gertatzea urriak hogeita bian pleno honetan

gertatu zena alegia hurrengo egunean osasun saila etortzea eta osasun sailak agindu batekin bertan behera uztea akordioak eta gure partetik besterik ez eskertu talde guztiei ba adosteko borondatea telleria jaunari bereziki eta espero dezagun gaurkoarekin urrats garrantzitsu bat ematea beste bitarteko bat
covid hemeretziari aurre egiteko estrategia horri begira eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok bueno alderdi popularra

zuzenketa bat aurkeztu genuen proposamen honi eta esan behar dugu akordio zabala lortu dela eta gure babesa emango diogula gai eta proposamen hau ikusi genuenean berehala pentsatu genuen ezinbestekoa zela

gardentasunari buruz hitz egitea eta

behar diren neurriak bultzatzea edo bideratzea gardentasunaren edo gardentasuna lortzeko bestalde bueno komenigarria zen gure ikuspuntutik

hobetzea hemen uste dut ere hobetzeko esparru bat zegoelako eta horrexegatik gure zuzenketa aurkeztu genuen

nahiz eta onartu behar den legez besteko proposamenaren ikuspegia nahiz eta ez den aldez aurreko beste planteamendu batzuekiko erabat desberdina albo ikuspegitik egiten duela gaiari nolabaiteko berdintasunetik heltzen diona partzialki errepikakorra bada ere

lehen mailako arreta sindikatuez grebaz herritarrek uste dutenaz edo legebiltzar taldeek uste dutenaz hitz egin dugu dena aztertu genuela

beti ere azaltzen ez jakitearen beldurrez baina ez ez zekitelako baizik eta inork ez zekielako ibilbidea egin ahala ikertzen ari zelako

baliogabetzen ere okerrak zirelako aldi berean ikertzen ari ziren arazo bat konpontzen saiatzen ari ziren a pesar de todo

maskara jarri behar dela kontaktu sozialak saihestu behar direla edo eskuak maiz garbitu behar direla ez dakienik hala eta guztiz ere bigarren olatu bat dugu

nolanahi ere herritarrok badakigunean zer gertatzen den non gerta daitekeen eta nola gertatzen den dena gure jarreraren mende dago gure erantzukizuna eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeak ez du parte hartuko orduan erantzunen txandara pasatuko gara eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

ea horrela den eta bat nator zurekin gai honetan

liratekeela eta guztion artean lan egin beharko genukeela baina horretan

eskatuaz erabakiak partekatuak izatea lana elkarrekin egitea pentsatzen dugulako horrek ere herritarren artean

eta ez da izan gure borondate faltagatik ea gaurko akordio honek balio duen egoerari buelta emateko aipatu duzu

ehuneko laurogeita bosteko transmisio komunitarioan ezinezkoa dela eta esan dizut

ikerketa hauek ezin dira garatu ezin gara egon egoera horretan horregatik espero dut

erabakiak ez eramatea berriro ere transmisio komunitario batetara eta gai izatea bitarteko hauek martxan jartzeko

zenbat eta bitarteko gehiago eduki baliabide gehiago izango ditugulako datu objektiboak izango ditugulako ezagutza gehiago edukiko dugulako birusarena eta horrek lagunduko duelako

buelta ematen eta dena eta gehiago behar dugulako eta hori da guk eskatzen duguna hemen beharrezkoa da ikerketa planifikazioa baliabideak

eta azkenean egin zen orain gauza bera gertatzen da ikerketa ekipoekin azkenean egingo da hobeto da

berandu bada ere egitea baina hobeto izango litzateke lehenago hartuko bagenitu ez azkenean ikerketa planifikazioa baliabideak baheketak aztarnariak ikerketa taldeak guztia behar dugu guztia osasun estrategia batetan oinarrituko dena eta

erabakiak hobeto oinarritzen eta datuetan oinarritzen eta horrek ere erraztuko liokelako gobernuari bere lanean eta zilegitasuna emango liekelako erabakiei ez tresna horiek behar ditugu tresna horiek

egoera guztia datuetan transkribatzeko eta horregatik zuhurtzia eskatu nahi diogu jaurlaritzari zuhurtzia eskatu nahi diogu gobernuari

eskatu nahi dugu ez gaudelako maiatza eta ekaineko egoeran hau da

gineneko egoeran ez gaude ez gaude gaude urriak hamazazpiko egoeran atzo sagardui andreak esan zigun bezala

eta orain urriak hamazazpian neurriak gogortzen hasi ziren datuekin datu berberekin hasiko gara neurriak arintzen eta hori ez zaigu ahaztu behar

berrogeita hamabost pertsona genituen abenduak bederatzian hirurehun eta hogeita zazpiko inzidentzia daukagu eta ehun eta hogeita bost pertsona ditugu intentsiboetan eta langileak nekatuak daude

eta ezin ditugu gehiago zigortu osakidetzako langileak gainezka daudelako

guzti honek ez dio bakarrik covidari eragiten guzti honek ere eragiten dio

kronikoen jarraipenari kontsulta presentzialetara sarrera balizko gaixotasunei ba geroago diagnostikatzea edo beranduegi diagnostikatzea eta horrek guztiak ondorio bat dauka ezin zaigu hori ahaztu eta horregatik behar dugu estrategia sendo bat iraunkorra osasuna lehenesteko eta osasun irizpideetan

bezala aritu gora eta behera azkenean horrek herritarrak nekarazten dituelako ikusi da ikusi da azken neurriekin

baina oraindik ere ba datuak ez dira onak gogoratu gobernuak berak helburu bezala jarri zuela ehun mila biztanleko hirurogeiko

iristea eta oraindik hirurehun eta hogeita zazpiko tasan

beraz ikusten da bi astera begirako neurriekin ez da nahikoa begirada luzeagoa behar da eta behar da estrategia sendoago bat baliabideekin

iraunkorrekin zeren bi astetako neurriak ekar dezaketelako eta

egotea eta okerrago egotea osakidetzako langileak herritarrak ostalariak eta guztiak eta ez ditzagun heriotzak normalizatu heriotza zenbaki bakoitzaren atzean izen abizenak

pertsonak daudelako eta heriotzak normalizatzea gerta dakigukeen okerrena delako eskerrik asko ubera andrea
elkarrekin podemos ezker anitza bai bertatik hernández jauna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

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena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

eskerrik asko presidente andrea berriro ere alderdi popularrak eta ciudadanos arteko koalizioak gai interesgarri bat ekartzen du eta gaurkotasun duen gai bat maskarillaren beza

hau azaroan seian aurkeztu genuen legebiltzarrean eta egia da gobernuan

baina guretzat hartutako erabakiak haien aburuz ez dira nahikoak izan eta

mantentzea egia da espainiako gobernuaren erabakia ikusi ondoren alderdi popularrak kongresuan bertan ere erabaki zuen proposamen berriak aurkeztea azkenean maskarillaren beza desagertzeko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

arratsalde on eskerrik asko mahaiburu andrea eta bueno ba esanda dago ja eztabaidatzen ari garen gaia

baina bueno talde proposatzaileak mantendu du jatorrizko ekimena eta horrexegatik

zaigu esan den moduan azaroak seian erroldatu zen

ekimen hau eta azaroan bertan espainiako gobernuak beza jaitsiera aprobatu zuen nik uste dut beti

eta agerian utzi zituela gure gizarte bezala ditugun ahuleziak eta baita ere genituen

nabarmena izan zela geneukan gabezia industria

eskerrik asko zatón jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

ezinbestekoenak bilakatuko zirela nork esango zuen gogoan duzue murga

apirilaren bueltan zen maskararen erabilpenagatik galdetu zioten eta esan zuenean sánchezek

ordutik zenbat gauza aldatu diren ezta maskararen historiak

birusarekin izaten ari garen historia oso ondo irudikatzen du historia gorabeheratsu bat aldakorra eta kontraesankorra

murga sánchez metafora aurretik hasten da gaixo infekziosoen aholku batzordeak otsailak hogeian

gomendioa jasotzen du bere aktan baina hor geratu zen apirileko bileran kontseilu horren apirileko bileran berriro tratatzen dute erabilera martxoan bertan osakidetzan

maskaren gabezia zegoen mundu osoan estatu guztiak maskarak non bilatu non erosi lehia bizia eman zen agerian utziaz ba globalizazioak estatu eta herrialde bakoitza

eta osasun industriari begira ba genituen gabezia eta lotsa guztiak agerian utziaz bilera batean tapia berak tapia andreak aitortu zigun bezala

kate ia osoa kanpoan daukagu eta honi buelta eman beharko geniokeela gogoan ere

langileri ukatzen zitzaien maskara erabiltzea eta mailaketak egon ziren eta oraindik ere badaude

mailaketa dugu zer esan maskaren akatsekin gertatu diren gauza guztiak ez zenbat

akatsekin herritarrei begira hasieran gomendioa zena uztailean derrigorrezko bilakatu zen baita hondartzako

paseatzeko hau da mutur batetik beste mutur batetara pasatu ginen gogoan dut ere prentsaurreko

pandemian hain ohikoa izan zen prentsaurrekoetan tapia murga tandemaren

maskaren doakotasunaz galdetuta erantzun zuzenekoa ba etxean egiteko maskara esan ziguten hasieran otu ez zitzaienean hau da hasieran ez geneukan maskararik eta ez zitzaien okurritu esatea herritarrei etxean egiteko

industria gure industria hasi zenean maskarak sortzen eta doakotasunaz galdetuta orduan gomendatu ziguten herritarrei etxean egiteko maskarak kontua da maskara ezinbesteko objektu bilakatu zaigula gure osasunaren bermatzaile eta eskudorik hoberena dugu maskara

denboralditxoan gurekin geratzeko etorri da maskara eta pandemia bukatu ostean ere ba gaixotasuna hor izango dugu eta maskara

erabili beharko dugu eta gainera ongi

herritarrek ekialdeko herritarren kultura eta ohitura eskuratuko bagenu eta maskara erabiltzen hasiko bagina ba esaterako edo katarro bat edo beste zerbait dugunean

ondoezik gaudenean ba maskara jartzea gainerako herritarrekiko

babesteko eh bilduk hasiera hasieratik maskararen erabileraren alde egin zuen bai behintzat jakin zuenetik maskararen erabilerak ekar ditzakeen onurez

eta horrela da zalantzak izan genituela adin txikikoen adinen artean ez zein urteetatik aurrera izan beharko litzatekeen maskara

irizpideak gai horren inguruan baina oso oso garbi dugu

egin behar zaiela eskura jarri behar zaiela osasun

dugula eta doakoa izan beharko litzatekeela horregatik bere garaian gogoan dut deseskalada hasi zenekoa edo pixkatxo bat

lehenago gobernuari eskatu genion eta horrela eskatu genion bilera batetan

hirurogeita bost urtetik gorakoentzat eta kolektibo zaurgarrientzat

eskuratzea eta ikusita ordutik egon den eboluzio guztia ikusita maskaren prezioa eta egia da orain

prezioa jaitsi dela baina ikusi genuen edo aztertu genuen interesgarria izan zitekeela

ematea gainera hor e errezetaren bidez oso ondo zehaztuta daude franja desberdinak osasun txartelarekin egiten da eta osasun txartelarekin jada automatikoki herritar bakoitzari

zaizkio beraz administrazioari ez lioke lanik suposatuko eta horregatik proposatzen genuen doakoa izatea diru sarrera ez zituztenentzat hau da bat tisa dutenentzat pentsionistentzat pentsionistek bi tisa daukate

herritarrentzat kontutan izanda ba ja dagoeneko sistema guzti hau montatuta

joaten bazarete osasun saileko dokumentaziora daukazue bi mila hamairuko ekaineko akordio batetan jasota ez dakit gogoan duzuen

egon zen eta sistema oso bat montatuta daukagu bai iruditzen zaigu oso sistema erosoa izango litzatekeela bermatzailea herritarrentzat eta horrela behintzat ba kolektibo zaurgarriek egunean

kirurgikoa bermatuta izango lukete eta klaro

kongresuari eskatzea edo madrileko gobernuari eskatzea baina pentsatzen dugu guk hemen ere gauzak egin ditzakegula

ez dakigu baina guk hemen gauzak egin ditzakegu eta gainera horretarako bideak eta tresnak

proposamena eta iruditzen zitzaigun ba madrili eskatzeaz gain guk ere hor urratsak ematea

jaurlaritzari hasiera hasieratik ez eta bukatzeko gogoratu nahi dut ere maskararen kontuarekin pixkatxo bat historia guztia ibilbide guztia egiten saiatu naizelako ba maskararen materialagatik herritarri muga eta oztopo gehiago jartzen zaizkiela komunikaziorako

ikertzeko eta homologatzeko eta askotan

baina hor daude beste hainbat konturekin

eta gure partetik esan elkarrekin podemosekin erdibidekoa egin dugula pena bat izan dela gai hau ez adostea aurrekoan ere

gazteak maskararen doakotasuna eskatuz eta pentsatzen dut gai honekin ere ikusita geratzeko etorri dela maskara ba bueno azterketa bat egin bat egin beharko genukeela
egin dezakegun ezinbesteko bilakatu den osasun produktu hau errezetan txertatzeko eskerrik asko eskerrik asko

euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

no hay ningún problema verdad eusko abertzale taldeak beti defendatu dugu eta defendatuko dugu nonahi

eta irmoki planteatzen dugu kontzertu ekonomikoaren defentsa

beraz ppk eta ciudadanosek ere defendatzen badute kongresuan ikusiko gara eta bakoitzaren nolako defentsa eta posizioa ikusiko dugu momentu honetan are gehiago harmonizazio fiskalarekiko batzuen intentzio zentralista ikusten denean

garrido andrea bidean ikusiko gara beste zuzenketei dagokionez elkarrekin podemos eta eh bilduren zuzenketei dagokionez

bajatzeari dagokion ekimen bat izatetik ba osasun sailera eta udal mailara pasatutako ekimen bat izatera pasa dela ikusten dut horregatik baliteke garrido andreak tellería jauna aipatu duela ekimen hau eramateko orduan ya sabe la frase

eh bilduri galdetu nahiko nuke nioke barkatu ea egin duen kalkulua eta ea dakiten zein den zuzenketaren efektu ekonomikoa ez nabil esaten bidezkoa den edo ez proposamena egitea edo proposamena aztertzearekin ados ez nagoela

uste dut eztabaida desbideratuko zuela baizik eta zenbat euro diren kalkulatu duzuen edo ez gaurko ekimen hau bezaren jaitsieraren ekimena ekonomia eta ogasun arloan jauzi baita eta baita galdetu

edota ez zergatik ez udaletako politika sailen barne aztertuta baduzue ba gustatuko litzaidake zuen erantzuna izatea bai azterketa ekonomikoa bai antolaketaren asuntoaren azterketa eta gestiokoa esan baituzu gestio aldetik ez diola jaurlaritzari gestio lanik suposatuko

en esta intervención beste barik eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea erantzunen txandara pasatuko gara euskal talde popular ciudadanos taldearen

andrea elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón jauna zurea da hitza

normalean gertatzen dena ekimenak bere jatorrizko zentzua edo

galtzen dutenean gertatzen dena baina bueno nik

nahiko nituzke lehenik eta behin berrojalbiz andreari

gure zuzenketan nik uste dut ez duzuela

eskerrik asko martínez zatón jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da

andrea baina produktu hau maskara hau

geratzeko etorri da seguraski

baina hainbat eremutan eta hainbat momentutan erabili beharko dugu eta seguraski ekialdeko herritarren ohiturak eta kulturak ere ba eskuratu beharko ditugu beraz esan duzunean ba momentu batetakoa dela ba bueno nik hori zalantzan jartzen dut baina naiteke e hala ere hala ere eta apaltasun guztitik

guk zuek daukazuen kudeaketa esperientzia bai badakit eta horretan

daukazue bere momentuan gainera proposamena egin genizuen

gogoratzen baina hori aurreko osasun sailburuak esango dizu zein fetxatan izan zen eta erantzunaren zain gaude guk estimazioak eginda ditugu eginda ditugu estimazioak eta nahi duzunean elkartzen gara eta

oso garbi esan dut gaur nola jarriko genukeen martxan eta hortik atera ditzakezue estimazioak begira estimazioak ateratzen ditugu

bi mila hamabiko dekretu baten ondorioz bi mila hamairuko ekainean akordio batzuk hartu ziren nola aplikatu behar ziren botika batzuen inguruko prezioak bai eta hor osasun txartelarekin dituzu franjak franja bat daukazu diru sarrerarik ez duten herritarrentzat bata gero dituzu pentsionistak bia badakizu gero daukazu hemezortzi mila errentatik beherako

eta hor jada kalkulatu dezakezu eta hortik kalkulatu dezakezu zenbateko

garbi esan dugu maskara kirurgikoa egunean bat egunean bat

kalkulua estimazioa atera dezakezue zuek eta konparatu dezakezue gure estimazioarekin eta hori

dago eginda ez dago egin beharrik ez dago asmatu beharrik eta guk pentsatzen genuen momentu honetan ezinbesteko produktu dela produktua izanik derrigorrezkoa izanik

zenbait kolektibo gainera kolektibo zaurgarrienetara joan gara beraiek dohainik eskuratzeko eskubidea izatea zeren bueno orain gero eta

maskara batzuekin sartzen eta ez dute uzten orduan pentsatzen dugu kolektibo horiek minimo bat minimo bat bermatuta izan behar dutela besterik ez eta hori proposatzera etorri gara madrilera madrili eskatu genizaioke nahi duzuena eta hemen asko egiten da aurreko bozeramaileek ere esan dizute

baina guk estatu izan nahiko genuke eta estatu izan nahi dugunez saiatzen gara ahal diren eta neurri begirako neurriak bultzatzen sustatzen eta garatzen eta por cierto

errezeta sistema hori bi mila hamabiko dekretua

hori izan zen berrordainketaren ondorioz gogoratzen duzu botiken berrordainketa esaten zitzaigun hori madrilek ezarritako zela hemendik ezin genuela ezer egin proposamen bat egin genuen hemen hori konpentsatzeko herritarrei ez genuen lortu ehuneko ehuna eta ez dugu esaten ere agian ez zen bakarrik gure ideia izango agian zuek ere ideia hori izaten zenuten baina esaten ziguten ezetz

ez guk esaten genuen bezala baina aplikatu zenuten eta hortik dator beraz

osasun produktu batzuekin adibidez ikusi eskozian zer egin duten orain dela gutxi beste osasun produktu batzuekin ere interesgarria izan daitekeena bide hori konpresak tampaxak aukera asko egon daitezke beste herrialde batzuetan ere egiten dira ezinbestekoak diren osasun produktuekin eta horrek guztion

hobetzea ekarriko luke beraz nahi duzuenean

beste proposamenarekin enkajerik beste momentu batean
isilik gaitezke eta aztertu genezake gaia eskerrik asko
andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

ados osasun arloagaz lan egiteko aukera ezin hobea eta gauzak aztertzeko

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dut euskal talde popular ciudadanosen legez besteko proposamenaren jatorrizko

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita zortzi contra bat abstentzio beraz ez da

elkarrekin podemos ezker anitza eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita zazpi contra zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da jarraian adierazpen bat irakurriko dut eusko legebiltzarreko

nire egiten dut eta legebiltzarreko lehendakariaren adierazpen gisa aldarrikatzen dut haurren eskubideen inguruko adierazpena euzko abertzaleak nacionalistas vascos eh bildu socialistas vascos euskal sozialistak elkarrekin podemos ezker anitza eta euskal talde popular ciudadanos parlamentari taldeek adostu eta izendatu duten adierazpena

gaur onartu dugun adierazpen honen bitartez berretsi egin nahi dugu eusko legebiltzarrak haurren eta nerabeen eskubideekin duen konpromisoa

horregatik neurriak hartzeko konpromisoa hartzen dugu hau guztia helburu kontuan hartzea erakunde honek hartzen dituen erabaki guztietan

haurren eskubideei buruzko konbentzioaren printzipio gidariak hau da haurren interes gorena bizitzeko bizirauteko eta garatzeko eskubidea

legebiltzarkideek inplikatzea haurren eskubideen bermearen sustapenean eta jarraipenean ekintzak gure korporazioaren barruan beti modu koordinatuan egin daitezen eskubideak zeharkakoak izaki legebiltzarreko batzordeei

eusko legebiltzarretik uste dugu aurreko neurriek are gehiago hurbilduko gaituztela herritarrengana

aurrera egiteko haurrak covid hemeretziaren krisiarentzako erantzun eta susperraldiaren erdigunean jarriko dituen estrategia bateratu batean

hamar urtera markatzen dizkigun helmugak lortzearekin dugun konpromisoa

gaur haurrekin eta nerabeekin eta euskadiren etorkizunarekin dugun eta inor atzean ez uzteko dugun konpromisoaren lekuko